egun on guztioi osoko bilkurari hasiera emango diogu gai zerrendako lehenengo puntua galdera luis javier

etorkizunean esneki fabrika bat irekitzeari buruz tellería jauna zurea da hitza eskerrik asko

lehendakari sailburuok legebiltzarkideok egun on guztioi agerikoa da nekazal ekoizpena landa munduan egiten dela hala ere

ohikoa da inguru industrialetan egitea hirigune garrantzitsuetatik gertu horrek deskapitalizatu egiten du landa munduko nekazal ekoizpenaren

euskadiko hainbat guneetan dagoena horietako batzuk despopulatzeko arriskua daukate herri batek

elikagaiak sortzeko gaitasuna behar du bai lehengaiak bai eraldaketak baina horrekin batera industrializazioa

horretarako bi arrazoi daude batetik garraioak inguruan duen eragina txikitzea

landa guneetan ekonomiaren hazkundea bultzatzea por todo ello

de este nuevo proyecto en karrantza eskerrik asko eskerrik asko tellería jauna erantzuteko jaurlaritzaren ordezkaria tapia andrea zurea da hitza

eskerrik asko presidente andrea lehendakari sailburu eta legebiltzarkideok egun on guztioi

eta karrantzako udalak egindako akordioaren ondoren esan behar dizut tellería jauna bizkaiko

eta proiektu honetan ekoizpena eta merkataritza bultzatuko dira hiru arlo desberdinetan alde batetik

gaztak izango dira ekoiztutakoak eusko label marka izango dute beste alde batetik

ekoiztuko da eta enbasatuko da eta nolabait

emandako esne hori ere nolabait enbasatuko da eta noski ardi esneei ere garrantzia emango diogu eta

egingo dira bertan denominazioko ardi gaztak karrantzako harana zuk diozun bezala nolabait izango kasu honetan ahalik eta herrialde osoan dugun esango genuke haran

beraz guretzako oso garrantzitsua zen bertan proiektu bat garatzea eta

hori bultzatzen eta bilatzen inbertsore bat proiektu hori aurrera eramango zuena lau helbururekin

bertan aktibitate ekonomikoa sortuz eta lana sortuz hori garrantzitsua da guretzako bigarren helburua izango da lehiakortasuna hobetzea lehen sektorean euskadin eta zentzu horretan aipatu ditut zenbat gauza egingo diren eta nolabait esnearen sektoreari bultzada emango zaio hori da helburu nagusia

gaztei fokalizatuta dagoela proiektua beste bi gauza ere egingo dira baina batez ere gaztei garrantzia emanik hirugarrenik diríamos el fomento de la inversión

nahi duguna da aipatzen nuen bezala bultzatu sektore hau

eta bertan haran horretan dagoen esne sektoreari bultzada garrantzitsu bat eman sektore horri nolabait etorkizuna emanez eta enplegua sortuz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

espainiako agintari zibil eta armadaren buruen parte hartzeari buruz iriarte andrea zurea da hitza

legebiltzar buru andrea legebiltzarkideok lehendakari jauna egun on

harrituta nago oraindik eusko jaurlaritzak eta zuk zeuk

kolpistari melillan hilobiratu dutenean espainiak emandako tratuaz eta harrituta nago beste kasu batzuetan oso haserre ikusi izan zaitudalako

telebistako saio satirazko batean bertako zati desitxuratu kontestuz ateratako eta gaizki itzulitako baten ostean zuk zerorrek zer nolako haserrea erakutsi zenuen horregatik galdetu nahi dizut sanjurjo kolpista

melillako presidentea eta partidu popularreko senataria eta armadako goi kargu bat bertan izatea

frankismoaren biktimen aurkako iraina den bai ala ez eskerrik asko iriarte andrea erantzuteko lehendakari jauna zurea da hitza

legebiltzar buru andrea legebiltzarkideok sailburuok jaun andreok egun on guztioi bai iriarte andrea ez

sanjurjo jenerala errepublikako gobernuaren aurkako altxamendu baten buru izan zen

urtean eta hogeita hamaseiko estatu kolpean ere parte hartu egin zuen bi kolpeetan bai

erorien monumentuan egon dira memoria historikoari buruzko legea aplikatuz iazko azaroan hobitik atera ziren

zeremonia militar batean maila altuko politikariak eta militarrak bertan zirelarik han izan ziren

fernando gutiérrez de otazu komandantea eta batzorde militar bat hiriko

osatua datu horien eta eman diren informazioen arabera interpretatu daiteke ekitaldi hori

egindako omenaldi baten testuinguruan gertatu zela eusko jaurlaritzaren iritziz ekitaldi hori

altxamendu militar kolpisten oroimen ospakizun edo omenaldi oro diktadura frankistaren ustezko gorespena eta apologia dira frankismoaren biktimekiko sentsibilitate falta baten erakusgarri dira

eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna iriarte andrea

eta nafarroako legebiltzarrak hau ere salatu zuelako beti esan beharra dago

ez zela holakorik izan besteak beste partido popularrak ezezko botoa eman zuelako

eskerrik asko iriarte anderea lehendakari jauna zurea da hitza

nafarroako legebiltzarra esan duzu ez legebiltzarra ondo dago

baietz ez dudala esan ezer ezta eusko legebiltzarrak ere ez duela esan ezer orain arte eta goazen gakora eta utz ezazu

nagusia alde batera nik estatuko nagusiarekin hitz egingo dut hitz egin behar dudanaz hitz egin behar dudanean eta goazen gakora eta melillako gertakarietan okerrena zera da eta hau da garrantzitsuena

frankismoaren biktimek bidegabeko kaltea jasan zuten

isildu edo ukatu egiten da are gehiago goretsi egiten da hau bezalako kasuetan

jakin behar dute euskal erakundeak haiekin daudela eta hori da garrantzitsua eta ez lehendakariari galdera historia manipulatzeko

aukera egokia ematen digute terrorismoaren indarkeriaren edo giza eskubideen urraketaren gorespena izan litezkeen era guztietako

edonolako indarkeriaren gorespena apologia edo goraipamena baztertu behar ditugu biktimen eta bizikidetzaren alde

bizikidetzaren alde eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna gai zerrendako hirugarren puntua galdera jose ramón becerra carollo

ertzaintzaren ingurumen unitateari buruz becerra jauna zurea da hitza

eskerrik asko becerra jauna erantzuteko beltran de heredia anderea zurea da hitza

presidente anderea lehendakaria legebiltzarkideok

egun on denoi ertzaintzak badauka ingurumen eta hirigintza delituei aurre egiteko sail berezia urteak daramatza lanean eta eraginkortasun eta onarpen handiko lana garatu eta finkatu du bere ibilbidean en efecto

eskerrik asko becerra jauna beltrán de heredia anderea zurea da hitza elkarren

ezberdinetako adituz osatua dago ertzaintzako ingurumen eta hirigintza atala

ezagutza zientifiko horiek etengabe gaurkotzen ditu pero además

gai zerrendako laugarren puntua galdera gloria sánchez martín euskal sozialistak taldeko legebiltzarkideak lan eta justiziako sailburuari egina laneko arriskuen prebentzioaren eta laneko osasunaren alde osalan organismo autonomoak

promovida por osalan eskerrik asko sanchez andrea

eskerrik asko presidente andrea lehendakari sailburuok legebiltzarkideok egun on guztioi señora sánchez me alegra que coincidamos

eskerrik asko san josé andrea gai zerrendako bosgarren puntua galdera alfonso alonso

egonkortasun politikoaren garrantziari buruz alonso jauna zurea da hitza

eskerrik asko alonso jauna jaurlaritzaren ordezkaria lehendakari jauna zurea da hitza

eskerrik asko legebiltzar buru andrea señor alonso

retos que tenemos que afrontar para seguir eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna gai zerrendako seigarren puntua interpelazioa
larraitz ugarte zubizarreta eh bildu taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina

egun on denoi egun on legebiltzarkideak nire alabek esaten duten bezala

ortuzarri azkenaldian entzun dizkiogun hitzak ikaragarriak dira ikaragarriak dira eta herri honentzako

bake fiskalaz hitz egiten denean hamabost urtetako bake fiskalaz nik uste dut

dependentziaz hitz egiten ari garela eta hori euskaldun bezala

ortuzarren harrokeria sin complejos esate horretan kontadorea zeroan jarriko duela esate horretan transferentzietaz

edo europaren aurrean irudi ona eman behar dela eta horregatik bi mila hemezortzirako aurrekontuak badaezpada ez ditugula negoziatuko esaten duenean nolabait ere

irakurri eta entzun ditugu azkeneko egun hauetan eta nik benetan sentimendu anabasa ikaragarria daukat sentimendu anabasa ikaragarria daukat badirudielako esaten zaigunagatik herri honek

hori da herri honen prezioa hori da euskal herriak balio duena euzko alderdi jeltzalearentzat bost mila milioi miserable euro balio ditu un puñado de dólares

hori da herri honek balio duena zuentzat ez da berria ezta ere ezustekoa egia esanda kanpaina aurretik eta kanpaina garaian

esaten agenda vasca horren negoziaketaren garaiak amaitu zirela ohituta gaude kanpaina garaian gero betetzen ez diren gauza horiek esateaz eta horrekin bete zenituzten hauteskunde kanpaina amaitu iraganean

apareamendu fase batean genbiltzan eta azkenean hori izan zen hautua

herri akordio zabalen aldeko apustua egin zuen elkarrekin ahal dugu gehiengo sindikala eta eajrekin herri akordioen apustu zabal bat egin zuen herri honek aurrera jotzeko eta ez atzera jotzeko baina zuen hautua beste behin espainia izan zen hasieran pserekin eta aurrekontu garaia iritsi zenean apareamenduaren garaia iritsi zen eta egia da quid pro quo bat eman da haiek aurrekontuak onartu dizkizuete aurrekontuak

ez dutenak herri hau aurrera eramaten etorkizunera eramaten herri hau iraganera eramaten duten aurrekontuak onartu dizkizuete eta horrek kontrapartida bat behar zuen eta kontrapartida hori

nola ez egun hauetan esaten ari zareten bezala bakoitzak nahi dituenarekin egin ditzake akordioak bakoitzak nahi dituenarekin eta hor zuek ere libre zarete

eta saiatu zaretena da engainatzeko errelato bat egiten

eta jarri dituzuen adibideak eta irakurri dudan akordioak ez dauka ezer onik euskal herriarentzat herritar hauentzat lehenengo sentimendua esan dizuet sentimendu anabasa bat sentitu dudala eta lehenengoa da auzo lotsa batzuei falta zaiena batzuei

eta euskaldun bezala auzo lotsa sentitzen dut auzo lotsa gürtel púnica lezo

babesteagatik kasu horretan beste alde batetara begiratzeagatik etikaz ahoa hainbeste betetzen ditugun horietan etika

gobernu korrupto bati babesa ematea ez baita inondik inora etikoa korrupzio estrukturalaz hitz egiten gabiltza ze badirudi hemen ari garena esaten dala bueno badaudela zortziehun eta berrogeita hamar inputatu bi mila hamaseian bertan bederatziehun eta hogeita hamasei eta kontadorea gora doa kontadorea ez dago a cero

beraz ezin dezakegu esan sagar ustel batzuen batuketa bat denik zuhaitza eta zuhaitz ustel hori erortzen utzi beharrean zuhaitz ustel hori handitzen eta ernaltzen jarraitzen duzue horrela dira adjudikazioak a dedo

komisioak kanpora edo kalera edo ezagutzen ditugun kasuak norberak partiduarentzako

baino ez nacho gonzalezek egin duen bezala baina bitartean antikorrupzio fiskal batek hori babesten duenean

eta horrekin korresponsableak dira aurrekontu horiek sinatu dituztenak eta hori da ere herri honi esan behar zaion kontu bat nik uste dudana oso inportantea dela txeke zuri bat eman diozue europako alderdi korruptuenari

eta horrela zabiltzate argudio arraroetan ze zaila da jendea ulertzea ciudadanos eta upnrekin batera gutxienez ebrotik gorantzako zonalde honetan

lentejen kontu bat ez dakit zer dagoen atzean korresponsableak izango zarete ere murrizketa guzti horienak

herri honetako sindikatu guztiek guzti guztiek esaten dute aurrekontu horiek atzerakoiak direla

ia ezingo diguzue esan bankuen pribatizazioa espainiaren ondorio bat denik

madrilera begiratu eta hau madrilek behartutako kontua da madrilek behartutako kontu horretan zuek baitzaudete eta hau ere horrela da auzo lotsarekin batera tristura sentitzen dut tristura handia

eta izan zarete el corta fuegos hemen ireki daiteken edozein prozesu zubian geratzeko

eta horrekin ere erantzukizun bera daukazue eta oso gogorra da euskaldun bezala hori ikustea oso gogorra da euskaldun bezala ikustea katalanak gurekin beti hain ondo portatu diren horiei nolako sabotajea egin diezuen

herri honen askatasunaren alde lanean dauden sektore guzti guzti horiei eta horien aurrean argi dago

aldebakarrez egin beharko dugula aurrera besteok eta egin egingo dugula a pesar de cualquier pacto presupuestario

haserrea ere azkenik etikarekin terminologiarekin eta erabiltzen duzuen akordioaren zentzuarekin esaten duzue akordio ona dela eta nik hamaika orriak irakurri ditut anexoak ere por tzierto irakurri ditut eta

hori da herri honen behar duena galdetu diozue euskal herritarrei hori dela behar dutena hori da behar duguna ez dakit ez dugu galdetu

gai honetan galdetzea jakiteko euskal herritarren interesak diren edo alderdi interesak diren defendatzen dituzuenak kupoa

kupoa legez ordaindu beharreko kontzeptua da beraz urte batzuk beranduago legez ordaindu behar zen hori lortzea ez da medalleroan jartzeko kontu bat

da urte askoren atzerapenarekin datorren kontu legal bat beraz ez dut uste garaipentzat planteatu daitekeenik gehienez ere enpatetzat eta hori ere

faktura elektrikoaren rebaja pasos a nivel atzo ere aipatzen zen moduan kontu onuragarriak dira baina horien truke egin daiteke

guzti horrek merezi du herri hau hipotekatzea etorkizun baterako herri hau espainiaren menpe mantentzea datozen gutxienez hamabost urtetan

beti berdin ibiliko gara alderdi egunean eta kanpaina garaian gauza batzuk esaten eta beste urte guztian espainiari begira espainiaren interesak betetzen

herri honen askatasunak herri hau bost mila milioiren truke saltzen da eta tartean eta errelatoarekin beste kontu bat esan nahiko nuke ere

presoen gaia ere atera behar izan dela nolabait ere sektore batzuk lasaitzearren eskerrak alfonso alonsok argi pixka bat eman zigula eta esan zigula hori ez zegoela hor ez dago hor ez dagoen bezala autogobernuarena

ez du inolaz ere ekiparatzen hogeita hamar transferentzia oraindik ere

kasu honetan ere beraz esplikatu beharko diozue herri honi zertan datzan

espainiako estatu korrupto hori ahalbidetzea

baina zantzu guztiak daude akordio hau ez dela soilik akordio presupuestario bat

eta espero dut horiek aldatzea eskerrik asko
ugarte anderea erantzuteko lehendakari jauna zurea da hitza

eta galdera jaurlaritzari interpelazioa jaurlaritzari egia esan ez dakit egibar jauna edo euzko abertzaleak legebiltzar taldetik inork erantzun beharko lukeen azken batean

hitzaldi guztia izan da horra begira ez jaurlaritzari begira eta galdera eginikoa da

aldez aurretik eginiko galdera nik pentsatzen nuen zela guk hemen bertoko aurrekontuetaz adostutakoaz galdetzen zenuela eta galdera da

kontuan hartuta argitara ateratzen ari diren informazioa

ustelkeria berezkoa orokorra eta sistemikoa dela

euzko alderdi jeltzalearekin adosteko bai ala ez ez al gaituzue behin eta berriz salatzen ustelak garela norekin adostuko zenukete zuek

argi daukat gure asmoa eta galderari erantzunez gure asmoa sinatutako akordioak betetzea da egia da aurrekontuak alderdi popularrarekin

baina egia da baita ere akordio proposamena alderdi guztiei egin geniena eh bildu barne ezinezkoa izan zitzaigun aurrekontuak adostea

egoera ekonomikoa ezagututa jaurlaritzak egonkortasunaren eta akordioaren aldeko apustua egin du oso denbora laburrean aurrekontuak onartu egin ditugu eta

adostutako partida guztiak betetzea hori zen galdera baita ere noski alderdi popularrarekin sinatutakoak ere euskadin onartu ditugun aurrekontu hauei ezker inoiz izan ez ditugun hamaika mila milioi euro kudeatuko ditugu

hiru osasuna hezkuntza eta babes sozialeko zerbitzuak bermatzeko izango dira aurrekontu hauei esker mila berrehun milioi euro inbertitzeko aukera izango dugu aurrekontu hauek onartu nahi izan dituzten

eta egun euskadik behar duen erakunde egonkortasuna sinatzen dute bai euskadiko erakundeekin baita espainiako erakundeekin ere elkarrizketa eta akordioaren eredua defendatzen dugu eta jarraituko dugu

espainiako gobernuarekin sinatutako ituna ere kritikatu egin duzu bai baina gure ardura da erakundeen arteko harremanak irekita mantentzea

euskadiren interesen defentsan erakundeen kudeaketa publikoak erantzukizun bat dakar eta jarrera hori ondo ezagutzen duzu zuk zuk zerorrek bi mila hamaika bi mila hamabost urteen bitartean

adibide batzuk jarriko dizkizut bi mila hamairuko maiatza

eusko jaurlaritzak eta hiru foru aldundiek inbertsio funts bat onartu zuten akordio horri esker ehun eta laurogei milioi euroko inbertsioa jarri zen martxan ehun eta laurogei milioi da euskal autonomi erkidegoak balio duena

espainiako gobernua alderdi popularrak osatzen zuen eta gipuzkoako foru aldundia eh bilduk zu tarteko bi mila hamairuko iraila espainiako gobernuak eusko jaurlaritzak eta hiru foru aldundiek lau urtetarako defizita

urte guzti horietan espainiako gobernuarekin adostutako neurriak gipuzkoako foru aldundiak aplikatu zituen espainiako gobernuan alderdi popularra eta gipuzkoako foru aldundian

itun ekonomikoaren komisioak zazpi zerga berriei edo berrien kontzertazioa adostu eta sinatu zuen komisio horretan espainiako gobernuaren ordezkariak

eta gipuzkoako aldundiaren ordezkariak martin garitano

zazpi zerga berri kudeatzen hasi ziren gipuzkoako foru aldundiak akordio hori onartu sinatu eta kudeatu egin zuen aldundiko bozeramaileak

ondo baloratu zuen ppren gobernuarekin sinatutako akordio hori bi mila hamalauko otsaila gipuzkoako aldundiko ordezkaritzak

aurre egiteko gipuzkoako aldundian bertan antolatu zen bilera eta aldundiaren bozeramaileak larraitz ugartek alegia bederatzi herrialde horientzat bi milioi euroko diru laguntzak eskatu zizkion ppko gobernuari bi mila hamabosteko otsaila eusko jaurlaritza gipuzkoako foru aldundiak donostiako udalak eta espainiako gobernuak akordioa sinatu zuten donostia bi mila hamasei kultura hiriburutzarako kudeaketa komisioa osatzeko sinatzaileak nortzuk izan ziren gogoratuko dizut juan karlos izagirre martin garitano

ondo gogoratuko duzu sinadura horri ere ongietorria eman zeniolako gipuzkoako aldundiaren izenean adibideak dira ugarte andrea

beste erakunde guztiekin elkarrizketa ireki eta adostasunak lortzeko ahalegina erakutsi zenuen beti ere ordezkatzen zenuen erakundearen interesak defendatzen urte horietan guztietan alderdi popularrak eusten zuen espainiako gobernuarekin harremanak izan zenituen bilera antolatu hitz egin eta akordioak sinatu ere bai

ez nion inoiz entzun orain egiten dituzuen adierazpenak egiten bestetik

nahiz eta espainiako gobernua alderdi popularrak sostengatzen zuen bi urte bakarrik pasatu dira eta galdera da

duela bakarrik bi urte zuk egiten zenuena hau da elkarrizketa irekita mantentzea eta adostasunak ixten saiatzea orain beste ordezkari batzuk egiten dute

euskadirentzat onuragarriak izan daitezkeen akordioak ixten saiatzen ari da eusko jaurlaritza hori da gure asmoa eta nahia hori da gure erantzukizuna

eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna ugarte andrea zurea da hitza

handia egin didazula pertsonala aldundian egin nintzen lau urtekoa eta hemeroteka lan handia egin dizutela inkonpletua por cierto zeren badira gauza gehiago alderdi popularrarekin adostu genituenak ni neuk peajeen inguruko ponentzia

adostu genituen zinemaldia beste hainbat kontutan egon ginen elkarrekin tabakalera urte kulturala egon ginen

egia da aipatu duzun bezala zazpi tributuen kontu hori loteria tokatu zenean eta abar eta abar konparazioak gorrotagarriak dira eta

gauza ez da akordioak egitea ez ez da demagogikoa gauza ez da akordioak egitea gauza da zeren truke

herri honek akordio horiek egitearren hori da leporatu dizuedana hamar minututan eta hori ez baldin baduzue ulertu ez didazuelako arretaz entzun izan da zeren horixe esan dizuet berez ez da akordioak egitearen aurkako

akordioak egitea libre dela edozeinekin eta norberak egiten dituela akordioak nahi dituenarekin

eta batik bat kontraprestazioak horiek dira esplikatu behar direnak eta horiek esplikatzen oso txarrak izan zarete oso txarrak izan zarete

paso a nivel batzuk kentzearrek ertzaintza schengenen akordioetan sartzearren lemoizko berreskuratzearren eta abar espainiako gobernua apuntalatu espainiar gobernu korrupto bati estabilitatea eman urteetarako estabilitatea eman zeren ez da bi mila hamazazpiko kontu bat ez da bi mila hamazazpiko kontu bat zergatik ortuzarrek berak esaten zuen

ez gaitezen harrotu baina europari irudi ona eman behar diogu eta

dira haserretzen nautenak ni eta herri honetako sektore asko eta asko

onartu behar dugu herri honen ukazioa onartu behar dugu kataluniari egingo zaion sabotaia antidemokratikoa

fatxak onartu behar ditugu denak eta hori da ordainduko den prezioa

ez esateko gezurrik herri honi ez dela aurrekontu akordio

ez dut erabiliko nire denbora guztia berriro diot epika gutxiago eta etika gehiago eta etika badakizu kasu honetan zer den etika da herri honi

hori da besterik ez eskerrik asko

lortu zenituzten akordioetaz poztu egiten naiz zeren truke ehun eta laurogei milioiaren truke zeren truke

esplikazioak eman beharko ditugula bai eta emango dizkizut bizi dugun egoera ezagutzen duen edozeinek

oso garrantzitsuak izan direla euskadirentzako garrantzitsua da gobernu berri bat osatu eta lau hilabeteetan gobernuaren oinarriak onartzea estrategia programa lege egutegia eta enpleguaren eta suspertze ekonomikoaren aldeko esparru programa besteak beste

alderdi guztiekin negoziatzea nahi izan duenarekin negoziatzea ez kanpotik

ukazioa egin digutenekin onartzea eta martxan jartzea garrantzitsua kupoaren inguruan lortutako akordioa baita eta horri esker

urtetik hona mantendu den desadostasun epeari itxiera eman egin diogu bai ugarte andrea

onartu eta aurkeztu ditugunak euskadirentzako helburu positiboak dira zerbitzu publikoak hobetzeko baliabide ekonomiko gehiago kudeatzeko

eta enplegu gehiago sustatzeko eskumen gehiago lortzeko autogobernua sendotzeko eta areagotzeko gure erantzukizuna da helburu horiek

espainiako gobernuarekin negoziatzen jarraituko dugu jaurlaritzak lehen egunetik onartu du elkarrizketa eta akordioa ezinbestekoak direla nornahirekin arlo guztietan eta erakunde guztiekin gure asmoa da akordioen bidea

eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna gai zerrendako zazpigarren puntua galdera leire pinedo bustamante eh bildu taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina
eaen indarrean jarri beharreko zerga erreformari buruz

eskerrik asko presidente andrea egun on guztioi funtsezkoa den zerga erreforma egia esanda azken aldian

egon da guk ekarri dugulako baina ez soilik

izatez jaurlaritzako ordezkariek ere mahaigaineratu dute zerga erreforma

aldarrikatu zuen otsailean presio fiskala handitzeko aukera badagoela esaten zuen eta bereziki esan zuen sozietate zergan badagoela gehiago biltzeko aukera

zerga erreforma oinarrizko zerbitzu publikoei eusteko eta hazkunde ekonomikoa bultzatzeko eta argitu zuen erreforma hori pnvk eta psek lideratu behar zutela otsailean bertan

eta argi utzi zuten ez zutela premiarik ikusten

emaitzak aztertu arte itxaron beharko zela berriki hiru aldundiek azterketa horren emaitzak aurkeztu egin dituzte eta bat datoz analisian onuragarriak izan dira erreformaren emaitzak eta ezarritako

egin dira nahiz eta datuek argi utzi behin ere ez dutela aurreikusitakoa bete behin ere ez dutela aurreikusitako zenbatekoak bete alduendiek zerga erreforma sakona baztertu horrela adierazi dute eta sistemari doikuntza batzuk egingo dizkiotela esan dute uda ostean aurkeztuko dituzten sistemari

hobekuntzak gipuzkoako ogasun ahaldunaren hitzetan eta horregatik gure galdera hau al da azpiazu jaunak eta lehendakari berak
eskatutako premiazko zerga erreforma oinarrizko zerbitzu publikoei aurre egiteko eskerrik asko eskerrik asko pinedo andrea erantzuteko

pinedo andrea erakunde ezberdinetako ordezkariak bat gatoz onartu dugulako zerga erreforma egiteko hiru urrats eman behar direla bat bi mila hamairugarrena

bi azterketa horretan oinarritutako erreforma bat proposatu

ditugun bi helburuak uztartuz hau da zerbitzu publikoak eustea eta hazkunde ekonomikoa sustatzea eta hiru proposamen hori

ezinbestekoa den adostasun zabalarekin erreformaren premiak

eta premia zentsu horretan planteatzen nuen egun lehen fasean gaude beraz azterketa bukatu proposamenak egin eta onartu behar ditugu

guzti honetan ados gaude hiru foru aldundiak eta eusko jaurlaritza y ahora por lo tanto en

eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna pinedo andrea zurea da hitza

bai lehendakari jauna datak

baina acuciantea dena zer da erreforma fiskala edo

doikuntzak ez dira erreforma fiskal bat doikuntza ez da azpiazu jauna eskatu zuena

zerbitzu publikoak eusteko behar den dirua ekarriko duena eta hori horrela da

eskerrik asko legebiltzar buru andrea pinedo andrea erakundeak bat gatoz lortu nahi ditugun

aurreko eraldaketa edo aurreko erreforma egiteko adostasun zabala lortu egin genuen eta orain berretsi egin nahi dugu erreforma horri esker zerbitzu publikoak bermatu egin ditugu

hazkunde ekonomikoa sustatu eta enplegua sortzen lagundu dugu helburu hauek ere orain berretsi egin nahi ditugu

etaren armagabetzearen ostean salbuespenezko legedia bertan behera uzteko eman beharreko urratsen inguruan arzuaga jauna zurea da hitza

eskerrik asko legebiltzar buru anderea egun on denoi egun on lehendakari jauna

baina esan behar dugu bere horretan mantentzen dela ez bada atzera egin duela legedi

ez dira aldatu bere horretan diraute eta giza eskubideak urratzen gainera baina egoera bai aldatu da eta hori ezin da ukatu

erakunde armatua izateari utzi zion armagabetze ordenatu behin betiko oso eta egiaztagarri baten bitartez

baina pentsatzen dugu horretaz gain eduki behar duela baita ere ondorio juridiko ondorio legalak ere

eta administratibo hura gaur egun jada ez da justifikagarria gaur egun lekuz kanpo dago bertan behera utzi behar da

bake lege batera trantsizioa eginez beraz

armagabetze ostean salbuespenezko legedi eta neurri hauek bertan behera geratzeko

lehendakari jauna zurea da hitza eskerrik asko legebiltzar buru andrea

zuzen bidean proposamena aurkeztu egin zuen eta hor adierazten da gai honen inguruan dugun irizpidea baita legealdi honetan ere

etaren legezko behin betiko eta baldintzarik gabeko armagabetzearen ostean indarra hartu du proposamen horrek eta hauxe genion eta esaten diogu

etaren terrorismoa berriz ere itzultzeko mehatxua desagertu ostean zigor eta espetxe arloko normaltasun egoera berreskuratu behar da

gure gizarteko bizikidetza bideratzen eta indartzen lagunduko baitu zuzen bidean

agiriak zuzen bidean du izena lasterbideak alde batera utzi eta zuzenbidearen bidera itzultzen proposatzen duelako

ezinbestekoa da elkarrizketa eta arazoa konpontzeko akordioa ekarriko dituen testuinguru bat eraikitzea horixe da eusko jaurlaritzaren helburua eskerrik asko
eskerrik asko lehendakari jauna arzuaga jauna zurea da hitza

eta esango dut marko ona izan daitekeela horren gainean hasteko lan egiten baina hori da kontua kontua da nola operatibizatzen den

aurreko bake planaren betetze maila baloratu zenutenean balorazio ona egiten zenuten baina argi dago atal honetan espainiar estatua bera delako

mugitu eta etxeko lan asko dituela gaur egun oraindik jarraitzen dugu ikusten

gaixoekiko daukaten jarrera azken bolada honetan gainera

adierazten dena presoen sakabanaketa mantentzen da mantentzen da

hemengo herritarrak altsasukoak oreretarrak entzutegi nazionalera oraindik jarraitzen direla eramaten

nahiko dela eta jakin nahi dugu hain zuzen ere nahikotasun hori operatibizatzeko

mugitu behar da giza eskubideak babesteko

jaurlaritza bat jarrera aldarrikatzaile batekin

luzatzeko espainiar estatuari mugitu dadin bere txanda delako eta hori operatibizatu egin behar delako

arzuaga jauna eusko jaurlaritzak uste du zigor espetxe eta

eta izan ere eusko jaurlaritza eta espainiako gobernuaren arteko elkarrizketa zintzo bat izan dadila proposatzen jarraituko dugu

aurreko legegintzaldian ez zen posible izan baina berriz diot oraingo legealdi honetan ere espainiako gobernuak eta espainiako gobernuaren presidenteak bere eskuetan ditu nik proposatutako edo nik egindako proposamen guztiak

hogei proposamen zehatz egiten ditu horietako hamarek ez dute lege aldaketarik eskatzen baina beste hamarek bai programaren

beraz lege aldaketa suposatzen duen heinean giltza elkarrizketa eta gehiengoaren adostasuna lortzeko testuinguru batetara iristea da hori lortzeko eragile askoren ekarpen positiboa eta eraikitzailea behar da ez bakarrik espainiako gobernuari dagokiona baizik eta eragile askoren
ekarpen positiboa eta eraikitzailea behar da baita ezker abertzalearena hori da landu behar dugun irizpidea eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna
gai zerrendako bederatzigarren puntua interpelazioa josé ramón becerra carollo elkarrekin podemos taldeko legebiltzarkideak segurtasuneko sailburuari egina

eskerrik asko becerra jauna erantzuteko beltrán de heredia anderea zurea da hitza

arma eskerrik asko eskerrik asko beltrán de heredia andrea becerra jauna zurea da hitza

erantzuteko beltrán de heredia andrea zurea da hitza mire señor

bustamante eh bildu taldeko legebiltzarkideak gobernantza publiko eta autogobernuko sailburuari egina

eta eskumen propioen azterketa orokorra egiteari buruz

bi mila hamaseian azkenik esfortzu eta lan sakon baten ondoren lortu egin genuen

aurrera ateratzea urteetan gure udalek itxaron izan zuten legea onartu egin genuen bi mila hamaseian aurrerapauso garrantzitsua izan zen

eta toki erakundeen papera bera ere gure instituzioen finantziaziorako oinarrizkoa den herri dirubideen euskal kontseiluan finkatzeko ere argitze bide honetan legean bertan aurreikusi zen urtebeteko epean erkidegoko mahai

azterketa egingo zela horregatik gure galdera jakin nahi dugu azterketa hau egin duen jaurlaritzak eskerrik asko

azpiazu jauna zurea da hitza presidente anderea pinedo

hau esanda egia da finantza publikoetarako euskal kontseiluaren menpe sortutako lantaldeak ez dituela oraindik eskumenak eta

segurenik hile honetan batzar gehiago ospatuko dira aurrerantz egiteko eta egia esanik aurtengo

helburua niretzat ekarpen lege on bat egitea da eta txostena hainbat azkarren egin ondoren ea dugun ekarpen lege berri bat urte
honetan eskerrik asko eskerrik asko azpiazu jauna

bai eskerrik asko sailburu jauna bai badakit izatez

baina jakin badakizu zuk ere ziur nago bertan jaurlaritzaren ordezkari zirenak hartu zutela horren ardura

eskerrik asko azpiazu jauna gai zerrendako hamaikagarren puntua galdera borja sémper pascual euskal talde popularreko legebiltzarkideak gobernantza publiko eta autogobernuko sailburuari egina bitarteko langileen lan baldintzei buruz

eskerrik asko legebiltzar buru anderea legebiltzar jaun andreok egun on guztioi

eskerrik asko erkoreka jauna sémper jauna zurea da hitza

tinixara guanche suárez elkarrekin podemos taldeko legebiltzarkideak enpleguko eta gizarte politiketako sailburuari egina dsbearen kudeaketa hobetzeko jaurlaritzak bi mila hamazazpiko martxoaren hogeita bian aurkeztu zituen neurriei buruz guanche andrea zurea da hitza

zuk ekimen hau apirilaren lauan erregistratu zenuen jada martxoaren hogeita bian publiko egin nituen zuek interpelatzen dizkidazun neurriak eta martxoaren hogeita hiruan gainera nire

neurri guztien inguruko zehaztasunak batzordean emateko

apirilaren zazpian egindako kontrol bilkuran antzeko galdera bati erantzun nion

apirilaren hamarean neurri hauen edukiari buruz informazioa zehatzagoa emateko agertu nintzen nik neuk

ágil y eficaz este servicio eusko jaurlaritzatik uste dugu diru sarrerak bermatzeko sistema beharrezkoa

bezalako gizarte aurreratu bat sozialki

eskerrik asko guanche anderea artolazabal anderea zurea da hitza

sailburu andrea gai zerrendako hamahirugarren puntua galdera maría del carmen lópez de ocariz lópez de munain

ura uraren euskal agentziaren pertsonal gastuen partida handitu izanari buruz lópez de ocariz andrea zurea da hitza

fibromialgiari eta neke kronikoari buruzko jardunbideen gainean garrido anderea zurea da hitza

egun on sailburuak legebiltzarkideok gai hau hainbat alditan ikusi dugu

eta esan behar dugu ere akordioetara heldu garela gai honi buruz nik uste dut gai interesgarria eta garrantzitsu bat dela legealdi honetan ere gobernuaren intentzioak zeintzuk diren gai honi buruz ikusteko

larriak eta zailak dira sentsibilizazio zentraleko barruan dauden gaixotasun inportanteenak dira diagnostikoa klinikoa da

froga objektiborik diagnostiko hori egiteko gaur egun esan dezakegu ez dagoela inolako tratamendurik sendatzeko frogatuta dagoela

eta beste zenbait faktoreekin lotuta gaixotasun horiek errazten dituela

bizi kalitate indibidualean eragin handia eta senitartekoen kalitatean ere bai arazoak daude aurrediagnostiko bat egiteko eta gehienetan zazpi urte inguru

esta legislatura en relación con estas dos enfermedades besterik gabe eskerrik asko eskerrik asko garrido andrea jaurlaritzaren ordezkaria darpón jauna zurea da hitza

presidente andrea legebiltzarkideok garrido andrea egun on guztioi osasun sailak urte asko daramatza gai honetan

sindromearen inguruan egin ditugun ekintzak alde batetik profesionalei zuzendutako formakuntzaren bidez

oinarritzat hartuta osasun sailak hainbat

legebiltzar honetan onartu zen testuak zehazpen zuenaren ildotik gogoratuko duzunez akordioak lau lan ildo jasotzen zituen

hauei buruzko gida klinikoak zabaltzea lehen arretako eta

sendagileen arteko koordinazioa hobetzea formakuntza eta ikerkuntza sustatu eta garatzea eta kaltetutako gaixoen elkarteekin

lehen esan dizudan bezala gaixotasun hauek berezitasun eta zailtasun maila handia dute urte asko behar izan dira gaixotasun hau ezagutua ulertua eta onartua izan dadin gu horretaz jabetzen gara horregatik hain zuzen ere

eta egiten ari gara gai honen inguruan aurrerapen handiak egin dira eta berriz azpimarratu nahi dut gaixotasun konplexua bada ere diagnosia tratamendua eta asistentziak gero eta hobeak ari dira profesionalen artean informazioa eta dokumentazioa zabaldu dugu pazienteei ere formakuntza eman diegu eta
kaltetutako gaixoen elkarteekin harreman eta elkarlanerako bideak irekita daude eskerrik asko eskerrik asko

tabakalera kultura garaikidearen nazioarteko zentroaren funtzionamenduaren aldaketa estrategikoari buruzko txostenaren balorazioaren gainean barrio jauna zurea da hitza

eskerrik asko barrio jauna erantzuteko zupiria jauna zurea da hitza

presidente andrea legebiltarkide jaun andreok barrio jauna tabakalera

asmo eta proposamenei buruz casanova jauna zurea da hitza

laurden batek behin behineko kontratua badauka gaur egun soilik sinatzen diren kontratu guztietatik ehuneko bi koma zazpi dira kontratu mugagabekoak eta lan egun osoa afektatzen duena erosmen ahalmena galtzen ari dira euskal langileak era larri batean gaur egun euskal langileak dira duela sei urte

inflazioa igo ez den garai batean eta badakigu inflazioa igotzen hasiko dela detrás de ese discurso de la recuperación tan repetido

madrildik inposatu zaigulako era antidemokratiko batean politikoki desegokia da herri honen gehiengo soziopolitikoarekin nahiekin bat ez doalako

esparrua indartzeagatik hori da bide bakarra negoziazio kolektiboa berraktibatzea hemen enplegu duina sortzeko zuk sailburu andrea duela gutxi aipatu duzun

beste aldean askotan esan dizuegu notarioarena egiten duzuela errealitatearen lekuko izatera mugatzen duzuela zure burua eta ez duzuela zuen betekizuna betetzen

zoritxarrez hemen ezin dugu esan notarioarena egin duzuela

ez duzue pasibitatean kokatu zuen burua zorionez parte hartu duzue zoritxarrez eta zoritxarrez parte hartu duzue arrazoia ez daukan aldearen alde

lan harremanen esparruan bai baina lan mundu honetan

joko zelaira confebasken kamisetarekin eta zuek gainera patroia izan zaretenean

zareten neurrian tokatzen zaizunean ere jokatzen duzue confebaskek jokatzen duen paper berbera eusko jaurlaritza da liderra behin behinekotasunean eta eusko jaurlaritza lan harremanetan eta negoziazio kolektiboan orain hezkuntzan ikusten ari garen moduan confebaskek hartzen duen paper berbera

grebetan beti patronalen alde bizkaiko egoitzan ikusten ari garen moduan eta horrela etengabeak gustatuko litzaiguke esatea espero dugula

eskerrik asko presidente andrea eguerdi on guztioi

noski baina zuek ere paper bat daukazue adibidez gutxiengoan sinatutako akordioei babesa ematen diezuenean parte hartzen ari zarete agente aktibo bat zarete eta agente aktibo bat zarete blindatzeko norbaiten interesak

gutxiengoan sinatutako akordioei argi berdea ematen diezuenean

ekitaldi guztietan zaretenean parte hartzen duzue urkulluk esaten duenean hemen errealitatean dauden bakarrak gobernua eta enpresarioak direla eta sindikatu batzuk errealitatetik kanpo daudela parte hartzen ari zarete eta zuek enpleatzaileak zaretenean

herri honetan enpleatzailerik nagusiena administrazioa da eta enpresarik nagusiena osakidetza

osakidetza heren batek lan egiten du prekarietatean osakidetzan orduan

ez duzue betetzen beharko zenuketen papera baizik eta patronalaren formak imitatzen dituzue estatalizazioaren aurrean eta hori ez da kontua abertzale izatea edo ez izatea hori kontu objektiboa da euskal langileek estatuko konbenioen menpe baldin badaude

independentista izatea edo espainolista izatea soldata baxuagoak eta lan baldintza okerragoak

zein da zuen papera zuek zarete eta esaten nuen lehen itxaropen gutxi neukala

eskerrik asko eskerrik asko san josé anderea